egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu jakinarazten dizuet gai zerrendako hamargarrena puntua erretiratu egin dela

gorka álvarez martínez euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak gobernantza publiko eta autogobernuko sailburuari egina pandemia egoeran gaudenetik herritarrei zuzendutako arretari buruz álvarez jauna zurea da hitza

garamendi andrea zure urriaren hogeita zazpiko legebiltzarreko agerraldian gobernantza publiko eta autogobernu sailaren ildoak azaltzean aipatu zenuen oraingo egoera honetan covid hemeretziaren

administrazioaren funtzionamendu ona ez dela bakarrik funtzionarioei edo politikariei interesatzen zaigun kontua baizik eta herritar guztien hobe beharrez lan egiten duen tresna dela

lehendakari sailburu legebiltzarkideok egun on

zure galderari datu zehatzekin erantzun baino lehen balioan jarri nahiko nuke

herritarrei arreta emateari dagokionez egun batetik bestera inork espero ez genuen egoera lazgarri hau gainera etorri zaigunean gure zerbitzuek

koronabirusak herritarrengan zalantza eta kezka ugari eragin ditu

asko izan dira administraziora informazio azalpen edo tramitazio eske jo dutenak hori argi ikus daiteke azken hilabeteetako datuak

informazioa jaso edo bestelako galderak eta tramiteak bideratzeko

erabili dituzten euskal herritarren kopuruak nabarmen egin du gora aurrez aurre zein telematikoki

oso erabiliak ziren guztiak pandemiaren aurretik baina orain asko hasi da datuak adierazgarriak dira álvarez jauna

nabarmena izan da azken hilabeteotan telefono bidezko arretan berehalako mezularitzan eta aurrez aurrekoan

erreparatzen badiogu bulegoak berriro ireki ziren egunetik maiatzaren hogeita batetik urriaren hogeita hamaikara arte

aldez aurreko hitzorduarekin telefono bidezko arretari dagokionez

dei jaso dugu konfinamendua hasi zenetik urriaren bukaera arte iazko tarte berean baino

horrenbestez ez dago zalantzarik hilabete zail hauetan ere aurrerapausoak eman ditugu administrazioaren eta herritarren arteko harremanen arloan

errazagoak azkarragoak eraginkorragoak eta gardenagoak dira

bereziki pandemia egoera honetan orain inoiz baino gehiago herritarrei bizitza erraztu behar diegulako hori da gure konpromisoa eskerrik asko
garamendi andrea gai zerrendako bigarren puntua iker casanova alonso eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina ostalaritza sektoreak pairatu dituen murrizketen eta itxieraren aurrean jaurlaritzak hartuko dituen neurriei buruz

bai egun on guztioi eta egun on bereziki gaur gurekin dauden ostalaritza sektoreko ordezkariei

no había ninguno en vigor pandemiari aurre egiteko hartutako murrizketek eragin berezia izan dute sektore honetan itxi egin behar izan dute konfinamenduan lehenengo konfinamenduan

eta orain itxita daude berriro irailaren hogeita hamareko datuen arabera itxiera berriro dekretatu aurretik ostalaritzako establezimenduen diru sarrerak ehuneko berrogeia aurten ehuneko berrogeia aurreko urtearekin alderatuta egoera dagoeneko jasanezina zen eta orain kritikoa bihurtu da

lehendakari jauna zure gobernuak behingoz sektoreari bizirik jarraitzeko behar duen babesa

eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok sailburuok jaun andreok egun on guztiok casanova jauna erantzuna baiezkoa da galdera da

eusko jaurlaritzak martxoaren hogeita lauean jarri genituen martxan premiazko lehen laguntzak enpresa txiki eta ertainentzat

autonomoei finantza laguntza emateko programa onartu genuen maiatzaren hemeretzian merkataritza jarduerarako eta ostalaritzarako hamabost milioiko funtsa onartu genuen erten dauden eta hogei mila euro baino gutxiago irabazten duten langileentzako

joan den azaroaren hiruan itxiera dekretatu aurretik ostalaritzako laguntzak osatu genituen astearte honetan itxieraren

hogeita hamar milioi euro berri gehitu dizkiegu laguntzei enpresa txiki eta autonomoentzat berrehun eta berrogeita hamar milioi euroko kreditu lerroa
irekita mantentzen dugu eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna casanova

partxeak jartzen beti atzean aurrea hartzeko eta irtenbide egokirik emoteko gaitasunik erakutsi gabe dagoeneko

eta horietako batzuk errefusatu egin zenituzten eh bilduk aurkeztu zituenean orain presio sozialaren aurrean jaurlaritzak zerbait egitea onartu behar izan du

laguntza egonkorrak eta nahikoak ezarri behar dira konpentsazioak behar dira itxietarako

daudenean milaka establezimendu eta enplegu daude gobernu honen laguntza formula eraginkorrak hartzearen menpe les pedimos que tomen la iniciativa

sektorearekin lan bilerak egin ondoren eta lankidetzan hartu dira eta hogei profesionalez osatutako lantalde bat martxan jarri dugu

eta ondorio ekonomikoak dituena labi kontseiluan ahal izan genuen guztia atzeratu genuen erabakia hau sentsibilitatez baina ezinbestekoa da gizarte transmisioa ekiditeko eta hau berriro esango dut norberaren ardura da ez dezagun besteengan edo kanpoan edo sektore batetan edo bestean ardura jarri ardura gutako bakoitzetik hasten da harremanak murriztu behar ditugu

hori da garrantzitsuena onartzen dugu sektoreak ahalegin handia egiten ari dela tabernak eta jatetxeak leku seguruak izan daitezen egiten ari da berriro diot legebiltzar honetan sektorea ez dela egoera honen erruduna begirune osoa diogu beraiekin batera lan egiteko esan bezala lau mahai sortu ditugu eta ezin dut ulertu euskal herria bilduren jarrera zuen bi aurpegiak casanova jauna zuek jarduera guztiak ixtea eskatu duzue behin eta berriz

asaldatu egiten zarete hau demagogia eta oportunismo politikoa da aste santuan jarduera ekonomiko mota guztiak ixtea aldarrikatu zenuten zuengatik enpresarik industriarik hezkuntzarik tabernarik eta jatetxerik gabe

ekain rico lezama euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak bigarren lehendakariorde eta lan eta enpleguko sailburuari egina

ekiteko asmoz gizarteko eta erakundeetako eragileekin izandako kontaktuak baloratzeari buruz

egun on guztioi egun on lehendakari sailburuok legebiltzarkideok benetan uste dut gobernu honek asmatu duela legegintzaldiaren lehentasunak finkatzen

ekonomikoen eta ekonomia sozialeko lehentasunak baitira landutak gainontzeko erakundeekin udalak aldundiak eta espainiako gobernuarekin

kontuan ditugu hartu ditugu berpiztu programa hobetzeko orain legebiltzar taldeekin kontaktatu nahi ditut adostasun puntu asko ditugu eta lehendakariak pandemia

buruz talde guztiekin hitz egin ondoren nik hitz egin nahi dut lan eta enplegu arloei buruz talde guztiekin como decía el señor rico

eskerrik asko eskerrik asko mendia andrea gai zerrendako laugarren puntua galdera miren gorrotxategi azurmendi elkarrekin podemos ezker anitza taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina
osasun krisiari aurre egiteko hartutako murrizpen berriei buruz

urkullu jauna aurrekoan dokumentu bat entregatu zenidan

gure programen arteko kointzidentziak non dauden azpimarratu egiten zen baina gauzak ez dira horren sinpleak har dezagun adibide bat kointzidentzia horietako bat zaintzak

mugimendu feminista aspalditik ari da esaten zaintza sistema krisian dagoela eta covidarekin zaintza sistema kolapsoan sartu da

horren aurrean proposamen bat egin genuen hemen parlamentu honetan ponentzia bat sortzeko

eztabaidatuko zen eta gogoeta egingo zen euskal zaintza sistema bat inguruan eta gobernua sostengatzen duten alderdiek horren kontra bozkatu zuten honekin lotuta galdera hau da uste duzu pandemia dela eta

pertsonak babesteko ezkutu soziala areagotzea beharrezkoa dela eskerrik asko
eskerrik asko gorrotxategi andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

ezkutu soziala badugu krisi honek gehien kaltetu dituen pertsonak babesteko indarrean dagoen aurrekontuak aukera ematen du erantzun hori emateko guztira bederatziehun eta hogeita zazpi milioi euro bideratu ditugu besteak beste laurehun eta laurogeita bederatzi osasun sailera

eta edo ehun eta zazpi babes sozialera osasun zerbitzura baliabide gehiago bideratu ditugu duela urtebete baino

hezkuntzan bi mila profesional gehiago kontratatu ditugu

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gorrotxategi andrea zurea da hitza

estructural para las mujeres eskerrik asko gorrotxategi andrea lehendakari jauna zurea da hitza

de la covid hemeretzi hala ere gorrotxategi andrea esango dizut espainiako gobernuko gizarteko edo gizarte eskubideen ministerioak

bi datu argitaratu ditu euskadiko pobrezia arriskuaren tasa ehuneko zortzikoa da eta estatuan ehuneko hemezortzikoa eta euskadin gobernuaren laguntzen babesa ehuneko hirurogeira iristen da

hobetzen jarraitu behar dugu bai zalantzarik gabe baina jorratutako bideari jarraipena emanez egin beharko dugu aurrekontu sozial eta eraginkor bat dugu datorren urteko aurrekontuekin aukera paregabea dugu bide hori edo bide horri jarraipena emateko

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako bosgarren puntua

jarduera ekonomikoaren murriztapen berriek larriki eragiten dien ostalaritzaren eta beste sektoreen aldeko laguntzei buruz iturgaiz jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor urkullu esto es

y para los meses siguientes ostalaritzaren sektorea laguntza behar ditu eta murrizketaz sektore horretan negozioak

baina familien bizitzak ere bai eta hori da

larrialdiko egoera momentu honetan horrexegatik jakin nahi dugu zer egingo duzu egoera hau konpontzeko lehendakari jauna eskerrik asko

eta horregatik topagunetan arreta jartzeko eskaintza egiten dizuet berriro ere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

eskerrik asko iturgaiz jauna iturgaiz jauna denbora bukatu zaizu

begira egoera hain ezohikoaren aurrean lehentasuna da guztion onerako batzea eta lankidetzan aritzea helburu bera lehenetsi dugu osasun publikoa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

jonan fernández eskerrik asko eskerrik asko martínez andrea erantzuteko

udal txikietako biztanleek zenbait jarduera eta tramite egiteko dituzten mugikortasun zailtasunei buruz barrio jauna zurea da hitza

gai zerrendako zortzigarren puntua galdera iñigo martínez zatón elkarrekin podemos ezker anitza taldeko legebiltzarkideak lehenengo lehendakariorde eta segurtasuneko sailburuari egina

eskerrik asko erkoreka jauna duela aste batzuk galdera

berriro gaurko egunean gai hau azken boladan asko kezkatzen

eskerrik asko martínez jauna erantzuteko erkoreka jauna

erkoreka jauna martínez zatón jauna zurea da hitza

estatal gure taldetik espero dugu gobernuaren partez borondatea egotea jokoaren inguruan jarduera eta publizitatea mugatzeko eta daukagun benetan daukagun arazo larri hau du behintzat muga jartzeko

eskerrik asko legebiltzarburu andrea martínez jauna borondateaz hitz egiten didazu ez zalantzarik izan jaurlaritzaren borondatea puntu honi dagokionez argia izango da gardena izango da inolako zalantzarik gabekoa izango da

esaten didazu joan den legealdian aurkeztu zenuten legezko proposamena aurkezteko asmoa daukazuela berriro nik eskatuko nizuke aldez aurretik nik neuk nire lehen agerraldian agertu nuen iragarri nuen

ikusteko zer den legean egon behar dena eta zer egokiagoa ikuspuntu juridikotik erreglamendu batean jasota egotea malgutasunari begira eta arau honek edo errealitate honek behar duen arintasunari begira lege batean aurreikusten diren prebisioak sarri askotan estuegiak izaten dira eta legea aldatu beharra izaten da eta hemen aurrean daukagun errealitatea mugikorra da aldakorra da eta planifikazio eta erregelamendu bidez modu beraz eraginkorrago batean erantzun diezaiokegu puntu horri eskatuko nizuke beraz itxoitea guk erregelamendua mahai gainean jarri arte

eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna gai zerrendako bederatzigarren puntua galdera

lehenengo lehendakariorde eta segurtasuneko sailburuari egina euskadin lan egiten duten segurtasun indarren eta kidegoen arteko koordinazio neurriei buruz
zurea da hitza gracias señora presidenta

muchas gracias eskerrik asko gordillo jauna erkoreka jauna erantzuteko zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna gai zerrendako
haimakagarren puntua interpelazioa eraitz

ramos eh bildu taldeko legebiltzarkideak bigarren lehendakariorde eta lan eta enpleguko sailburuari egina gazteen lan prekaritatea gainditzeko asmoei buruz saez

legebiltzarkideok egun on pandemia eta haren ondorioek kezkatzen omen dute jendartea eta pandemia eta haren ondorio posibleez

egunero baina pandemiaren aurretik ere kronikoa bilakatzen hasia zen gaitz baten inguruan eztabaidatu nahi dut nik gaur gazteok era sistematikoan bizi dugun lan eta bizi prekarietateaz

araba bizkaia eta gipuzkoako gazteok gure egunerokoan pairatzen dugun prekarietateaz bai sailburua egunero bizitzen ari garen zerbait delako belaunaldi bat soilik ez herri oso bat hipotekatzeko arriskuan aurkitzen gara oraintxe bertan belaunaldi galdu bat omen da gurea aukerarik gabe geratu dena baina aukerak ez dira besterik gabe galtzen hemen normalean aukerak lapurtu

egoera txarretara ohitu eta moldatzera behartu gaituzue esperantzarik gabeko etorkizun bat irudikatzera oraina izatea ere ia ia debekatuz baina ez gaitzazue gazteok engainatu prekarietatea ez da fenomeno meteorologiko baten antzerakoa ez da agertu eta desagertzen eta hau

urteetako politiken ondorioak pairatzen ari gara orain ere kapitala edo bizitza gobernu hau sostengatzen duzuenek kapitala aukeratu duzue behin eta berriz

ikerketara ez bideratzea gure ikerlariek ikertzen jarraitu dezaten ez da euro bat bera ere bideratuko

ikerlarietan inbertitu beharrean petronorrentzat laurehun milioi euro bideratuko dira edo iberdrolarentzat berrehun eta hirurogeita hamar milioi

ezta prekarietatea gazteongan gorpuzten da ziurgabetasuna gure egunerokoa bilakatu da azken hilabeteetan inoiz baino gehiago

krisi sozial eta sanitario baten aurrean gobernatzea badakigu ez dela erraza izango eta hori ez dugu sekula zalantzan jarri baina krisia eta haren ondorioak

del empleo enplegua sustatzearen alde egotea ez da nahikoa gaur egun enplegu duina sortzeko hautu sendoa egitea exijitzen dugu gazteok ulertu behar duzue

hartzen diren erabakiek izugarrizko transzendentzia dutela gure bizitzen gain eta horregatik esango dugu behin eta berriz guk enplegu duina exijitzen dugula

hori exijitzen jarraituko dugula baliatuko ditugula espazio guztiak gaur inoiz baino gehiago erantzun sendoak behar ditugulako kaos honen aurrean ziurtasunak ematea dagokizue porque las jóvenes

ya y sin medias tintas además badakigu egunak bihar ere argituko duela baina jakin behar dugu ea lanik izango ote den gazteentzat edo etorkizunean ere prekarietatea besterik ez ote dugun izango eta bide horretan guk jakin nahi dugu jakiteko beharra dugulako zein diren gobernu honen asmoak hau gainditzeko egoera hau gainditzeko eta zein erantzun duzuen gazteontzat datuetan zentratzen baldin bagara

gazteen langabezia tasa ehuneko berrogeita bi koma hirurogeita zortzikoa da gaur egun hamar gaztetik lau langabezian daude

langabezian daude zuentzat akaso datu bat gehiago da baina niretzat betikotzen ari den errealitate baten kronika bat da eguneroko bizipenak dira ezinegona

inguruan ditudan istorio batzuetaz ari naiz adibidez lehenengoa karrera amaitu master bat egin eta beste bat egitera behartuta ikusi dutenak euren burua eta hala ere inork kontratatzen ez dituenak bigarrena praktika ordu pila bat musutruk egin ondoren praktika kontratu bat lortzen dutenak baina badakitenak hori amaitzen denean beste gazte batek ordezkatuko dituenak eta hau

eta hau ezin da diru publikoarekin finantzatu eskubide laboralak gazteok ere baditugulako hirugarrena nola ahaztu tabernetan kondizio miserableetan

eta berdin partikularrak ematen edo eskola kiroleko entrenatzaile lanetan kontratu gabe eta orain baita erte gabe ere eta orain gainera zentimo bat bera

son políticas excluyentes y estas no nos sirven eta laugarrena garai gogorrak bizi ditugun honetan imajinatu zer den erizaina eta gaztea

eta beraien eguneroko borroka izugarria izaten ari dela esan dezaket inolako zalantzarik gabe birus baten kontra baldintza miserableetan inolako estabilidaderik gabe kontratuak aldatzen ia hilabetero

jakin behar dugulako ea prekarietatea diruz finantzatzen jarraituko ote duzuen edo behingoz enplegu sistema duin baten alde lerratuko ote zareten

gure ikertzaileen soldata duintzeko bide horretan ehuneko bosteko murrizketa hori eteteko aukera daukagu eta gure eskua luzatzen dugu akordioetara iritsi eta adostasun bat lortzeko

bizkarra ematen ariko garela berriz ere eta amaitzen joateko pandemia honek moduren batean gauza asko erakutsi dizkigu

inbertitu behar dela garraio publikoan inbertitu behar dela osasungintzan gazteon lan baldintzak duintzeko ere inbertitu egin behar dela eta horregatik mendia sailburua pandemia honetan ikusi dudan kartelik adierazgarrienetariko bat ekarri nahiko nuke gaur hona baina ez zait garrantzitsua iruditzen soilik zuri erakustea baita gainontzeko sailburu eta legebiltzarkideoi ere uste dudalako gure herriko kaleetan itsasten dituzten kontu horiek herritarrek gure herriko hormetan margotzen dituzten kontuak hona ekarri behar direla lau pareta hauen artean entzun egin behar direla esan egin behar direla eta kontuan hartu behar ditugula etorkizunean eta kartelak hala dio mucha policía poca inversión

eta herritarrak adbertentzia bat egiten digute gobernu honen beste akats bat ematen ari dela asmo eta intentzio onek ez dute jaten

erantzunak eta alternatibak behar dituzte gazteek erantzunak eta alternatibak behar ditugu herritarren ordez erabaki beharrean herritarrekin ere erabaki daitekeelako moduren batean gure alde erabaki behar delako eta horretan nahi dugulako sakondu guk ere beti herritarron mesedetan hitzez eta baita ekintzaz ere

eskerrik asko saez de

egoerak jaurlaritzatik neurriak hartzea eskatzen du horregatik gobernu programaren lehen ardatza

eta lehen konpromisoa kalitatea da eta errekuperazio ekonomikoan gazteak helburu nagusia dira horregatik ziur nago legegintzaldi honetan

dugula ikusten dudalako zuretzat funtsezkoa dela jaurlaritzak kalitatezko enplegua izatea lehentasun bezala aukera berriak eskaintzeko eta intentsitate handiagoz egin dezala lana aurkitzeko arazo gehien berrogeita bost urtetik gorakoak emakumeak eta gazteak eta hala bada ados zaude jaurlaritzaren lehentasunekin porque le recuerdo

eskerrik asko mendia andrea saez de egilaz andrea

guk badakigu eta nik pertsonalki ere badakit esandakoaren kontra agertzea oso zaila dela eta alde

kontua da nola gaindituko dugun egoera hori ez zaigula oso argi gera geratzen oraindik ere guretzat oso sinplea da gu aukerak baliatzeaz ari gara gazteen bizitzak ezin dutela gehiago itxaron esaten gabiltza behin eta berriz eta

behartu duzuen belaunaldi hau gurea kontua dela ez dakigula zer itxaron ez dugulako ikusten zer itxaron dezakegun

gazte langabeziaren kontrako alternatiba planteatu duzu edo adierazi duzu existitzen dela baina jakin nahi dugu zein den eta zer aldatuko den biharko egunean zoritxarrez badakigulako hemendik ateratzen garenean pleno hau amaitu eta kalera ateratzen garenean ez dela ezer aldatuko jendearen errealitatea ez dela aldatuko

ezingo naiz bildu baina seirekin bildu ahalko dut gazteok ere arduratsuak garelako eta betetzen ditugulako neurriak bai eta sei horietatik lau ondoren gurasoen etxera bueltatuko dira lotara hiruk kontraturik gabe jarraituko dute astelehenean ere ikasten jarraitu beharko dute agian beste bik fin de obra kontratu batean obra amaitu arte itxarongo dute jakin gabe oso ondo zertan arituko diren eta seiok bueltatuko gara etxera jakin gabe gutaz zer espero den eta zer izango den bihar gutaz beraz hemendik esaten dena

neurrietaz eta halakoetaz hitz egiten duzuelako baina apenas dakigulako neurri horiek zertan funtsatzen diren

gehiegitan entzun dugu askotan entzun dugu atril honetatik eta alternatiba planteatu duzue baina jakin nahi dugu zertan oinarrituko den plan hori eta zein den plan hori datuak eta datuak aipatu dituzu baina ez dugu aldaketarik ikusten

eta behin eta berriz esan duzu eragile sozialak eragile sozialak eragile sozialak bueno eragile sozialak eragile sozialak ere badira gazteak badira

gazteez osatuta eta sekula ez dira aipatzen eta sekula ez dira kontuan hartzen eta espero dugu behingoz gazteren batzuekin behintzat harremanetan jartzea eta plan guzti hauek eta alternatiba guzti hauek denon artean diseinatzea baina benetan gure esperientzia bital horiek kontutan hartuta diseinatzea guretzat ezin gara gelditu adierazle kuantitatiboetan zifra altuagoak edo baxuagoak ezin ditugu eztabaidaren oinarrian kokatu bakarrik adierazle kualitatiboak izan behar ditugu kontuan eta bueno zuk zeuk ere sailburu aipatu duzu

aurreikusten diren lan baldintzak nahiko eskasak dira nahiko prekarioak dira eta bueno ba iruditzen zaigu hor ere gazteentzat eskaintzen diren lan horietan

guretzat beharrezkoak diren kontu horiek denak kontuan izan beharko dituztela eta beraz hemen ikusten duguna eta gaur ere ikusi duguna hau da betiko leloaren betiko leloa

hori garrantzitsua delako eta ez ahaztu gazteok benetan sermoi gutxiago eta konponbide gehiago behar ditugula hemen egongo gara alternatibaren bat gurekin planteatu nahi baldin baduzue eskua luzatuta daukagu espero dugu behingoz kontuan izatea bankada honetatik ere komentatzen ditugun gauza guzti horiek mila esker
eskerrik asko saez de egilaz andrea mendia andrea zurea da

legebiltzarkideak ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumeneko sailburuari egina

talde handientzako sukaldaritzan janaria xahutzeari buruz

eskerrik asko presidente andrea sailburu eta legebiltzarkideok egun on guztioi gonzález andrea erantzunarekin hasi aurretikan eta gure politika eta estrategia aztertu aurretikan eta ekimenak bai esan

publikoan eta ez pribatuan restauración colectiva bezala ezagutzen dena eta are gutxiago eskoletako jangeletan egiten dena hala ere halako erlazio estua mantentzen dugu guztiekin ze azken finean diozun bezala gehiegizkoa den janaria eta

implicados eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea gonzález andrea zurea da hitza

zaizu zure denbora

lan horretan ari garela eta horregatik pandemia honen lehen olatu honetan servicios sociales salud pública

eta ogasuneko sailburuari egina covid hemeretziari aurre egiteko hemen eta orain egin beharreko inbertsioei buruz

bai eskerrik asko legebiltzarburu andrea azpiazu jauna egun on denbora da koronabirusak eragin duenaren tamainako krisi bat sortzen duen ezinegona eta anabasa emozionala bizi ez genuela herri bezala eta ezin egon horrek ondorio asko ditu gizarteko esparru guztietan daniel innerarityk bere azken liburua dion bezala

gure bizitzaren esparru guztiak ukitu dituen honetan garrantzitsua da erakundeetatik erantzun sendoak bidaltzea guri begira daude herritarrak eta ahal den neurrian behintzat erantzunak emateko garaia da

ikuspegi horretatik garrantzitsua iruditu zaigu deklarazio publikoetatik haratago pandemiari aurre egiteko jaurlaritzak hartu dituen neurriek aurrekontuetan izan duten

tamaina ematen baitiote jaurlaritzak bizi dugun egoerari aurre egiteko egiten ari den ahalegin presupuestarioari eta maila batean bidaltzen ari den erantzunaren sendotasunari ere kontziente gara covid hemeretziak lehentasunak aldatu dituela edo aldatu beharko lituzkeela edonork pentsatuko luke pairatzen ari garena bezalako krisi

hezkuntzan eta pertsonen zaintzan eta babesean nagusiki baina ez da hori guk ikusten duguna jaurlaritzaren exekuzio datuak

apenas aldatu dira adibidez osasun eta hezkuntza arloko aurrekontuek

aurrekontuen exekuzioaren datuaren arabera zenbaki absolutuak hartuta osasun sailak bi mila zazpiehun eta laurogeita hamabi milioi gastatu zituen irailaren hogeita hamar arte iaz ordea bi mila bederatziehun eta hogeita hamaika milioi gastatu zituen epe berean

osakidetzak osasun sailetik jasotzen duen dirua azkarrago gastatzen ari da diru gehiago gastatzen ari da momentuz baina jakiteko dago

ze covidak gastu berriak eragin ditu osakidetzan

baina lehendik ahulduta zegoen osakidetzaren aurrekontu eguneratura joaten baldin bagara

covidaren eraginez asumitu beharreko gastu berri batzuek baina argi dago

ateratzen ari dela diru hori adibidez covidaren fakturaren zati bat ikertzaileek ordainduko dute sailburuak idatziz aitortu bezala horiei ez baitzaie aurrekontuetan aurreikusitako soldata igoera aplikatuko

arlo honetan ere iaz hezkuntza sailak bi mila ehun eta hamasei milioi gastatu zituen irailaren hogeita hamar bitarte

eta hirurogei milioi gehiago aurten baina aurrekontuaren portzentai bera

covid programa bereziari dagokionean covid programari dagokionean azpiazu jauna

hiru milioi iragarri ziren bostehun milioi arte zabal zitezkeenak horietatik

baina irailaren hogeita hamar arte bitarte hirurogeita hamabost dira gauzatutakoak oraindik badira

eta autorizatutako gastu horien zati bat badakigu ez dela gauzatuko amaitutako programei dagokiolako eta adibide bat jartzearren kontziliazio neurrien laguntzei dagokionez ba programa hori amaitu da oso diru gutxi gastatu da

ez dirudi jaurlaritzak hainbestetan iragarri digun bezala bere eskura dituen baliabide guztiak jarri dituenik ia aurrekaririk ez duen krisi honen aurrean

dela esan zeniguten bai eajko kideak eta bai zuk azpiazu jauna eta izan daiteke

otros datos señor azpiazu euskal herria bilduk aurrekontuen egoeraren analisi bat egiten du jaurlaritzak taldeoi luzatzen digun informazioarekin

eta zuk azpiazu jauna berdina egiten duzu gure datuei erantzuteko

nahiz eta zuk zorroztasun ariketa bat bezala azaltzen diguzun besteon arduragabekeriaren aurrera eskura dituzun datuekin balorazio bat egiten duzu zuretzat argazkia txukunagoa izan dadin baina berriz esango dut gure analisia guk

ditugun datu ofizialekin egiten dugu aurrekontuen exekuzio datuekin alegia jaurlaritzaren datu objektibo eta publikoekin

orain bi egun esaten zenigun inbertsioa mila milioi ingurukoa izan zitekeela gehi beste mila miloi

datu guztiak ez dituzu baina mila milioi izan daitezke e

datuak iristen direnean baina egia da askotxo aldatzen direla gauzak aste bateren barruan ez dakit horiek aztertuko ditugu

zure datuak aztertu gure datuak aztertu eta guretzat ondorioa berdina da ez zaretela egiten ari egoerak eskatzen duen tamainako inbertsioa ez gutxienez urkullu lehendakariak adiera ematen duenaren tamainakoa gaur bertan pila bat milioi aipatu ditu

baina gero milioi horiek aipatzen diren miloi guzti horien exekuzioa

eta planteamendu guztiak zorpetze muga igotzearena bonoen jakipena eta abar diru sarreraren beherakadak utzitako triskantza orekatzera baino

eta oinarrizko zerbitzuetan larrutik ordaintzen ari gara aukera hori soluzioak ematen du etorriko direla

programatik eta hurrengo urteko aurrekontuetatik hurrengo urteko aurrekontuak ausartak espansiboak izango dira ez hori esan diguzu urtero zerbait desberdinak dira aurten espansiboak eta ausartak baina horiek ikusiko ditugu etortzen direnean edozein kasutan aurrekontuak aspiazu jauna

ez dira egongo eta bitartean zer egingo dugu bitartean hilabete latzak datozkigu eta orain eta hemen

gure herrian ez bakarrik orain eta hemen dauden beharrei erantzuteko baizik eta
aurrera begira nola proiektatuko garen jakiteko eskerrik asko kortajarena andrea eta horri buruz galdetu nahiko denbora amaitu da

legebiltzarreko presidente andrea sailburua legebiltzarkideok kortajarena andrea

soto jaunaren interpelazio bati erantzun nion orduan galdera zen ea zeintzuk izango ziren gobernuarentzat pairatzen ari garen krisialdi aurre egiteko

publikoetako ikuspegitik eta gaur galdera da ea zer asmo duen jaurlaritzak egoera kritiko honetan inbertsioei dagokionean

edo kasik eta orduan esan nuen modura

erabiliko ditugu zorpetzeko dugun gaitasuna barne eta bai aurreratzen dizut datorren astean berriz ere zorpetzea gehiagora joko dugula ikusten duzunez baliabideak mahai gainean jartzeagatik ez da izango azken hilabeteotan argi uste dut argi utzi dudala beraz pandemiak gehien kaltetzen dituen sektore ekonomikoetan ez inbertitzea eta ez gastatzea leporatzen digun eztabaida baten bila bazabiltza kortajarena andrea ez nator bat zure adierazpenarekin erabat desados nator eskerrik asko

gaurko hitzartzean kointzidentziak edo ikusi dituzulako pozten naiz benetan uste dut horrelako egoera batean funtsezkoa dela

erantzunaren sendotasuna ze hertzainaken abestian esaten zuen bezala ez dira betiko garai onenak

eta desde luego erabat ezohikoa den egoera baten aurrean gaude

oso agerikoa dela covidak bestelako gastu batzuk eginarazi dizkigula edo bestelako behar batzuk sortu direla eta nik ez dut esan

eta zuk aipatu dituzun ekimen guzti horiek edo ekintza guzti horiek egin diren edo ez diren egin egingo ziren noski nik horiek ez ditut

kontua da ezohiko egoera bati ezohiko erantzunekin

esfortzu batekin erantzuten ari garen edo ez

gaurko eztabaida eta ez da liskar bat sortzea gaurkoaren asmoa

zu interpelatzea eta horren inguruko eztabaida bat irekitzea

biderik geratzen baina egia da

ekintza asko ekimen asko baina errealitatea da jendea haserre dagoela

exekutatzen ez diren baina iragartzen diren milioi horien atzean azpiazu jauna kezka handiak daude beldur handiak daude eta drama asko daude

noraino iristen ari den gure herrian ikusita jendea nola dagoen haserre eta lehen eginda daude osasun arloko profesionalak ostalariak

kontziliazio laguntzerako sarbiderik ez dutenena haserre

haserre eta arduraz arduraz

haserretu egiten dira herritarrak haserretu egiten gara ardurak beste behin ere beraiengan hartzen direlako

aldatzen ez direla ikusten ari direlako ikusten ari delako ezohiko egoera batean ezohizko eskaerak egiten eta egiten zaizkiela baina kontrara ez dutela ezer jasotzen orain eta hemen premia larriak ditu gure herriak

lehentasunezkoa izan behar da politika publikoetatik une honetan egin daitekeen inbertsio onena azpiazu jauna osasunean gure herritarren babesean

ekonomikoei luzatutako laguntzetara bideratutakoa da baina ez bakarrik orain ditugun behar horiei erantzuteko baita ere hemendik nola ateratzen garen proiektatzen hasi behar dugulako eta horrelakoetan horrelako ezohiko egoeratan

kontserbadurismoa ez da hautu posible bat

are gehiago inor atzean utzi nahi ez den gobernu batentzat azpiazu jauna gaurko oreka presupuestarioak biharko desoreka sozialak
izango dira eskerrik asko

eta garraioetako sailburuari egina bilboko bolueta proiektuaren urbanizazio berrian dauden eta visesa euskadiko etxebizitza eta lurra ea sozietate publikoak sustatu

etxebizitza sozialen jabeek salatutako arazoei buruz larrea andrea zurea da hitza buenos días gracias

eskerrik asko larrea andrea erantzuteko arriola jauna zurea da hitza

las posibles soluciones arriola jauna larrea andrea zurea da hitza

arriola jauna gai zerrendako hamabosgarren puntua interpelazioa amaia martínez grisaleña

aurrerapena geldiarazteko hartutako neurrien inguruan martínez andrea zurea da hitza

legebiltzarreko presidente andrea sailburuak

el empleo ni a la economía eskerrik asko eskerrik asko sagardui andrea martínez andrea zurea da hitza

koronabirusari aurre egiteko osasun arloko estrategiari buruz garrido andrea zurea da hitza

a esta pandemia besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido andrea

sailburuak legebiltzarkideok berriro ere egun on

eskerrik asko eskerrik asko sagardui andrea garrido andrea zurea da hitza

sagardui andrea gai zerrendako hamazazpigarren puntua interpelazioa isabel gonzález rodríguez elkarrekin podemos ezker anitza taldeko legebiltzarkideak

babesteko artatzeko eta prebenitzeko hartu diren neurriei buruz

egun on mahaiburu andrea legebiltzarkideok artolazabal sailburua

artolazabal andrea zer gertatzen den bada arriskua handitu egiten da erraza da erasotzaileek gehiago kontrolatzen dutela egoera itogarria bihur daitekeela eta emakumeen aurkako indarkeria areagotzen dela hau ez da berria hau lehen olatuaz

honetan guztian salaketek behera egin dute bai baina eta kontsultak egiteko eskaerek gora egin zuten eta hori erakusten dute zenbait erakundek sortu zituzten telefono bidezko kontsulta zerbitzuek

egoera horretan zoritxarrez xenofobia estigma

egiten dira zerbitzuak eskuratzeko zailtasunak adibidez osasun zerbitzuetakoak areagotu egin daitezke egoera irregularraren ondorioz

publikoki gogorarazi nahi dizuegu elkarrekin podemosek gobernuarekin batera indarkeria matxisten biktimei arreta

hobetzera zuzenean bideratutako hamabost neurri diseinatu eta onartu genituela egin diren edo nola egiten ari diren

mahaiburu andrea sailburua legebiltzarkideok egun on guztioi

egoera zail honetan indarkeriaren biktima diren emakumeei

egitura finkatuak eta zerbitzu indartsuak izatearen garrantzia berretsi dugu ikusi dugu koordinazio arina izatea funtsezkoa dela pandemia garaian

estatuan eredugarria izan dela ziurtatzera

y que la emergencia eskerrik asko gonzález andrea mesedez denbora bukatzen denean bukatu egiten dira

puntua galdera nerea kortajarena ibañez eh bildu taldeko legebiltzarkideak

oldarraldi honetan etxerik gabeko pertsonak era egokian artatzeari buruz

covidari aurre egiteko neurri asko ez dira errealistak kalean bizi diren portsonentzat nola bete

ez baduzu egoeraren larriaren aurrean eta etxerik gabeko pertsonen estrategia bat indarrean izanik

pertsona hauei artatzea baina iragarritako neurrien artean ez da horrelakorik aipatu ere egin honi gehitu behar zaio gaiaren inguruan galdetuta bilboko alkateak egin zituen adierazpenak edo pasa den astean hirurogei bat lagun kale gorrian utzi zituen

polizia operazioak etxerik gabekoen estrategiarekin bat egindako udalak biak egoera honetan artolazabal sailburua etxerik gabeko pertsonak

eskerrik asko kortajarena andrea artolazabal andrea zurea da hitza

da zuentzat baina konkretuki bigarren oldarraldi honetarako zein da plana zein da plana ze pandemiaren

egoera oso oso larria da neurri zorrotz horiek hartuak dira dagoeneko eta horiek bete beharra daude eta esaten diguzue aztertzen joango zaretela eta begiratzen joango zaretela zeintzuk diren hartu beharreko neurriak baina plana zein da ze jendea kalean dago egunero ezin du

eta hau benetan lehentasun bat balitz pentsatzen dut

dagoeneko azterketa hori bigarren oldarraldi honetarako azterketa hori

martxan jarri beharreko zerbitzuak orain egun gutxi zuk gaiaren inguruan galdetuta aipatzen zenuen lehen urratsa eta esaten zenigun

frontoietan eta polideportiboetan atenditutako pertsona

lehen urratsaren programaren baitan sartuak daudela baina zuk ondo dakizu hori ez dela

bete dira gu asko pozten gara plaza horiek martxan jarri izanez baina

nik uste dut egoera honetan ezin duzuela beste aldera batera begiratu eta analisiaren paralisi horretan geratu jendea kalean dago

koronabirusaren aurkako lehen defentsa lerro bihurtu dela eta hori da kontuan hartu behar duzuena baina jada

denbora faktorea determinantea da ez dago denborarik negua gorria izaten da kalean artolazabal andrea eta ezohiko egoera honetan

da konpromiso batzuk hartu zenituzten zuek aurkeztu zenizkiguten

inor ez etxerik gabe egoera honetan eta ez beste batean eskerrik asko kortajarena andrea artolazabal andrea zurea da hitza

eskerrik asko artolazabal andrea gai zerrendako hemeretzigarren puntua galdera oihana etxebarrieta

zaintza alorrean instituzioek hartu beharreko ardurei buruz etxebarrieta andrea zurea da hitza

artolazabal sailburua legebiltzarrean zure sailaren programa aurkezteko egin zenuen agerraldiaren bigarren partean dezente harritu gintuen

zaintzen sistema publikoaz hitz egiterakoan hau familietako zaintzaren desagerpenarekin parekatu zenuen eta gainera zuei

eta guk galdera bat luzatu nahi dizugu hain zuzen horri tiraka zergatik

zaintza sistema publiko bat ekonomikoki eta sozialki sostenga ezina dela eskerrik asko etxebarrieta andrea artolazabal

kolektiboa eta instituzionala izango duen oreka eredu berri bat sustatuko dugu genero ikuspegia txertatuko duen ituna eta interesdun guztiekin hitz egingo dugu horretarako zaintzaileekin

artolazabal sailburua erantzunagatik uste dut legebiltzar honetan gai honi buruz hitz egin dugun aldi bakoitzean nahiko argi utzi dugula bai guk beste taldeek eta baita hemendik kanpo mugimendu feminista edo berdintasun aldeko instituzioek ere etengabe zaintzen ardura pertsonal

hartze zabalpenaz hitz egiten ari garela baina hemen gaur beste behin ere bi gai garrantzitsu adierazi nahi izan ditut lehenengoa

horregatik zuk zeuk etengabe familiei mentzio egitean ezin dugu ahaztu ezin da ahaztu egungo egoera zein den

realmente sea posible bizitza sostengatzeko baldintzak jartzeko erantzukizunak beraz kolektiboa

horretarako despribatizatu egin behar da etxetik atera eta publikoan jarri

eta lanaren banaketa sexualarekin amaitzeko eta bigarren ideia

eta zuek gobernua zarete eta beraz instituzio bezala daukagun eta bereziki zuek daukazuen arduraz hitz egitea ezinbestekoa da esaten nuen gizarte zerbitzuen legeak argi eta garbi dio el sistema vasco de servicios sociales

volvemos a insistir zaintza lanen aitortza sozialagatik lan egin behar dela hauek desfeminizatzeko lan egiten den bitartean korrespontsabilitateaz hitz egin behar dela bai baina ardura maila pribatuak soilik utzitik enplegatzaileen instituzioen eta jendartearen arduraz hitz egin behar duela

konfiantza bandoz aldatu behar da ez dugu mesfidantzarik eta beldur izan behar egiteko modu desberdinak saiatzeko nahiz eta gero hauek partzialki huts egin
eskerrik asko etxebarrieta andrea artolazabal andrea zurea da hitza

artolazabal andrea gai zerrendako hogeigarren puntua galdera josu estarrona elizondo

izendatzearen inguruan estarrona jauna zurea da hitza

kultura sailburu pandemiak eragindako krisi multidimentsional honek erakutsi eta irakatsi digun gauza ezberdinen artean kulturak gure bizitzan eta gizartean duen garrantzia adierazten duten diskurtsoetatik

ekintza zehatzetara jauzi egiteko momentua dela eta hori maila ezberdinetan egin beharko da uste dugu zentzu horretan europako herrialde ezberdinetan egin den bezala

ondasun bezala izendatzea garrantzia handikoa izan daitekeela momentu honetan helarazten mezuagatik bai baina batez ere horrek suposatzen duen konpromisoagatik eta ondoren eskatzen duen garapenagatik kultura eskumen konkurrentea da beraz guk egoki deritzogun adierazpenak onartu ahal ditugu guk gure legeak garatu eta guk gure finantza baliabideekin

hilabete honen amaieran egingo duten bezala aurkeztuko duten ekimenaren bitartez katalunian pasa den irailaren hogeita bian generalitateak kultura premiazkoa izendatu zuen

politiko guztien adostasunarekin hemen ordezkaritza dugun talde politiko guztien ordezkaritzarekin

ere datorren ostegunean horretarako aukera izango dugu ganbera honetan eztabaidara ekarri dugun proposamen baten bitartez beraz galdera argia eta zuzena da kultura sailburu

kultura sailburua kultura premia biziko ondasun bezala izendatzearekin eskerrik asko estarrona jauna erantzuteko zupiria jauna zurea da hitza

bat nator eskerrik asko

erantzun hau izango nuen ala ez eta pozten nau gainera zeren eta

ez dute zuzenketa zentzu eta norabide horretan egin beraz uste dut izango dugula aukera akordio bat erdiesteko eta uste dut inportantea izango dela baina baita ere

eta uste dut ere adosteko aukera izango dugula zeren kultura industria eta kultura sareari begirako proiektuak garatu eta aurkezteko eskaera egiten diogu jaurlaritzari

aurkezten diren proiektu guztien gutxienez ehuneko bia izan behar duela kultur industriara eta sektorera bideratutakoa eta zuek aurkeztutako zerrenda horretan hasierako zerrenda horretan ez zarete heltzen minimo horretara ehuneko bira beraz

tartea badugula eta uste dut hor ere aurkituko garela baina baita ere aukera izango dugu adosteko neurri berriak abiatzeko

eskaera sektorearekin landuta hauek jende gehiagorengana iritsi daitezen

sinatu zenuen agindu baten bitartez sektoreari arte eta kulturako profesionalei

gastatu duzue laurehun eta hogeita hamaika mila euro eta

bideratutako bi milioi horietatik laurehun eta hamabi mila euro diezue hogeitik behera beraz ez zarete asmatzen ari eta beraz moldatu beharko dituzue laguntza horiek eman diezaiogun kulturari beraz duen balioa kultura behar dugu

haiek ere bai eta horretarako esan bezala datorren astean izango dugu

kultura premiazko izaera oinarrizko izaera duela aitortuz eskerrik asko estarrona jauna zupiria jauna zurea da hitza

estarrona jauna uste dut zure galdera erreza dela egiten eta erantzuten kultura eta kultur jarduerak premia biziko edo oinarrizko ondasun direla uste dut neuk ere izendapena eman edo ez

gure sailarekin harremana duten beste arloek ere gauza bera uste dute nork bere arlorako eta hala eskatzen digute azken egun hauetan gaur goizean bertan hainbat mezu jaso ditugu sailean

euskararen normalkuntza eskola kirola gimnasioetako jarduerak tenisa kirol lehiaketa federatua eta abar eta abar oinarrizko jarduerak direla

izendatu ditzagula eskatuz eta bat nator uste dut gure sailak kudeatzen dituen arlo guztiak beste sailetako beste asko bezala

pandemia hasi zenetik eta azken asteetan zuk esan duzun bezala hainbeste

kultura oinarrizko ondasun izendatzearen inguruan zuk aipatu duzu senatukoa espainiako gobernuari eskaria eginez oraindik bete ez den eskaria zuk aipatu duzu

plenoan aurkeztutako legez besteko proposamen bat espainiako gobernuari hori eskatuz kataluniako gobernuaren aipamena ere egin duzu eta andaluzian uste dut bertako presidenteak duela hamabost egun gauza bera eskatu ziola espainiako gobernuari

eta bat nator izendatze eta adierazpen horiekin jaurlaritza osatzen duten bi alderdiek bat egin dute proposamen horiekin

toki batzuetan hala ere adierazpenak adierazpen haizeak eraman ditu aitorpen horiek

etenda ditu zinemak museoak artxiboak kontzertuak eta abar

kultur jarduerak etenda utzi zituen arratsaldeko seietatik aurrera nahi baduzu

baina osasun egoerak eskatzen badu herritarron gehiago murriztea onar ezazu gurekin batera mugatu egingo ditugula beste toki batzuetan egin behar izan duten bezala elkarrekin izendapenean eta elkarrekin osasunaren alde hartu beharreko neurrietan edozein kasutan gure asmoa gure asmo nagusia kultura jarduerei eusten

indarrean dugun azken dekretuaren arabera jarduera hori bermatuta dago eta ahal bada eutsi egingo diogu herritar askok aukera dute

erreparatzeko hala ere neurri gogorragoak hartu behar badira hartuko ditugu eta ahaleginduko gara liburu dendak eta liburutegiak zabalik mantentzen

baina bai maileguetarako edozein kasutan kulturaren aldeko neurriak hartzen jarraituko dugu bai udaberriko etxealdian abiarazitakoak eta bai neurri berriak eta gure konpromisoa argia da kultura jarduerak sustatzea modu seguruan osasun baldintzak errespetatuz eta etengabe laguntzak berrikusiz nire ustez hori da kulturak behar duena eta erakunde guztiok ahalbidetu

zupiria jauna gai zerrendako hogeita batgarren puntua interpelazioa muriel larrea laso euskal talde popularra ciudadanos taldeko legebiltzarkideak

eusko jaurlaritzak dekretatutako ostalaritzaren sektorearen guztizko itxierak dituen ondorioei buruz larrea andrea zurea da hitza

andrea erantzuteko hurtado jauna zurea da hitza

gracias eskerrik asko larrea andrea jaurlaritza hurtado jauna zurea da hitza